bada garaia hitzetatik ekintzetara pasatzeko hainbat izan dira

gehiegi esango genuke politikagintzak eta eztabaida politikoak lagundu egin beharko lukete herritarrek dituzten arazoak konpontzerako orduan garoña arazo bat da eta arazo bat da madrilen egon diren gobernuak ez direlako gai izan

con sus políticas garoña eredu bat da modelo energetiko jakin baten eredu garoñak irudikatzen duen eredua ez da jasangarria

ekonomikoki bideragarria horrez gain arrisku nabarmena da euskal jendartearen osasunarentzako no queremos centrales nucleares

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jaunak dauka hitza

en este parlamento muchas gracias eskerrik asko maroto jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria ramirez escudero jauna zurea da hitza

hau azkenekoz garoñako zentral nuklearraren inguruan azaldu zenetik ez dugu gai honen

informazio ezak ez du inor lasaitzen eta horregatik komenigarria da legebiltzarra berriro zentralari buruz azaltzea eta behin betiko itxiera berrestea

sin decir absolutamente nada besterik ez eskerrik asko eskerrik asko
ramírez escudero jauna erantzunen txandara iritsiz lópez de munain zurea da hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lópez de munain jauna euskal talde popularraren ordezkaria maroto jauna zurea da hitza

euskal sozialista taldearen ordezkaria prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna mistoa maneiro jauna zurea da hitza

gracias eskerrik asko maneiro jauna amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den ramírez escudero jaunak dauka hitza

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko ramírez escudero jauna eztabaida

eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa akats txiki bat dauka lehenengo puntuan esaldi bat falta zaio eta eusko

eskatzea hori esanda bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hirurogeita hamalau bai bat ez ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da

egindako legez besteko proposamena mendekotasunari erantzuteko zerga berriak sortzea arbuiatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda

bai arregi andrea maneiro jauna jarraitu ezazu sí gracias

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria pinedo andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi

egia da une konkretu batean sailburu konkretu batek botatako esaldietatik haratago eraman behar dugula

jaunak esandakoa gaitzestea bere momentuan egin zelako

haratago joatea eta honen ondorio da

hartu dezagun gaia bere osotasunean eztabaidatu dezagun zintzotasunez ez da galdetu behar gure ustez zein zerga sistema behar dugun mendekotasuneko gastuari eusteko baizik eta

politika publiko guztiei batera eusteko jakina hau beti baldin eta ongizatea estatuan oinarritutako gizartea eraiki nahi badugu eta herritarren beharrei erantzuteko gai zaingo den sare instituzional eraginkor eta bizkor bat izatea gure helburua baldin bada

progresivo equitativo y solidario hauek izan ziren nire hitzak baina gaur berriz ere mahai gainean jartzen dena

eta errezeta zarrak dira ikuspuntu erratu batetik egindakoak alegia

eta unibertsaletan egindako inbertsioak desorekatzen ote du diru kontu publikoak ez ez esaten dugu guk inola ere ez nahikoa da

eskubide sozialak bermatzeko ez inola ere ez gizarte zerbitzuen euskal sistemak diru gehiago behar du hori guk behin eta berriro defendatu dugu eta defendatuko dugu

zein zergetan zein diru sarreretan lan ordainsarien gainean

galdera asko daude eta halakoak ez dituzte inoiz erantzuten horrelako proposamenak botatzen dituzten horiek edo okerragoa dena egun batean sailburuak zerga berria edo errekargoak jartzen ditu mahai gainean

handitze aldera hurrengo egunean lehendakariak hausnarketaren beharra presio fiskalaren nahikotasunaren inguruan jartzen du

bion alderdiak zerga bat ezabatzea kontrako zentzuan dauden neurriak plazaratzen dituzte teorian behintzat helburu berbera

bere betiko bideari jarraiki dirua nondik lortu proposatzen digu

beste helburu nagusi bat ezkutatzen duela zure alderdiak

eskumen gero eta gehiago zentralizatzearen alde egindako hautua ere guk defendatuko dugu beti ere administrazioek beren gastua zorroztasun handiagoz kudeatu behar dutela

argi eta garbi finkatu behar dituztela baina argi dugu eta bide honetan aurrera egiteko zerga sistema osoa arautzeko ahalmena eta kudeaketa lortze aldera urratsak eman behar ditugula euskal herriko instituzioen esku ez dauden tresna guztiak

guk jaurlaritzari eskatzen dioguna hau delako bidea eskubide sozialak beti ere bermatuko dituen gizarte baten oinarrian dagoen

politika ekonomiko eraginkorra dela gastu sozialeko inbertsioa horrela ongizate kolektiboa lagundu ekonomia aktibatu eta enplegua sortzen delako ez ditugu inolaz ere onartuko aitzakiak eta tamalez

entzun behar izan ditugunak azken aldian eta ematen du alderdi batzuek aitzaki hauen bila daudela izatez egin nahi dituzten murrizketak

gure proposamenean adierazten genuena eta adierazten duguna zerga erreforma integrala politika publiko guztiei batera erausteko eta zerga sistema osoa arautzeko tresna guztiak eskuratzea
euskal herrirako mila esker eskerrik asko pinedo andrea

del señor maneiro eskerrik asko prieto jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe anderea zurea da hitza

maneiro jauna herritarrek zuk esandakoa gure izango balekie euskara bultzatzeko eta sustatzeko dauden partidak gutxitzea

jendeak upydri emango leuzkio botoa eta upydri hogeita bat mila pertsonak eman eutsien botoa eta eusko alderdi jeltzaleari eta aurrekontu horretan agertzen den proiektu horri

zure legez besteko proposamenak bi atal ditu

atalak bi ditu bigarrenean esaten duzu horrelako ekimen bat aurkeztu baino lehen adierazi gabe jarraitzen duten hainbat neurri hartu beharrekoa

hala nola gure egitura instituzionalean eta sektore publiko sozietarioan dagoen gastu publikoa antzua kentzea diru publikoa erabiltzeko lehentasunak

irmotasun handiagoz borrokatzea guk uste dugu hau

besteak beste askotan esan dugun moduan euskal erakunde ezberdinak elkarrekin lanean dihardutelako iruzur fiskalaren aurka bai

oraindik neurri gehiago hartu dira zentzu honetan jaurlaritzak lehentasunak argi eta garbi dituelako eta

eta zuk zeuk ondo dakizun moduan ere aurrekontu honen ehuneko hirurogeita hamaretik gora gastu soziala

eta hezkuntzako gastua finantzatzeko da hainbat neurri hartu ditu jaurlaritza honek bestalde eraginkorra ez den gastua

atalean aipatzen dituzu aburto

adierazpenak orduan gizarte gaietako euskadiko arduradun zenean aburto sailburuak altuan egin zituen

etorkizunari begira gogoeta batzuk eta berak

kontroleko pleno batean egindako galdera bati erantzunez argi eta garbi esan argi eta garbi gogoetak egitea gure ustez ona da erabakiak hartu behar direnean aldez aurretik gogoeta sakonak eginda egon daitezen gure ustez

aldagai guztiak aztertu behar dira eta berak hori da planteatu zuena adierazpenak egin zituenean aburtoren ardura nagusia hori zen euskadiko biztanleen gizarte zerbitzu guztiak bermatzeko

hitz egin zuen ez oraingo garaiei buruz bestalde hemen esan den moduan

zerga erreforma sakon bat onartu izan da euskadin hiru lurraldeetako batzar nagusietan izan dena eta erreforma hori egin zenean besteak beste egonkortasuna bilatzen genuen beraz

gu ez gaude ezertara itxita aukera guztiak aztertu

euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna bertatik

porque realmente no se prestan ningún servicio gracias eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak prieto jaunak ez du hitzik hartu behar amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria gorospe andere zurea da hitza zure baimenarekin jesarlekutik bertatik

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa upyd taldearen legez besteko proposamena bozkatu dezakegu

ondorioz onartuta geratu da

hirugarren puntua oso motza omen dela esan didate

presidenta carmen carmen

talde popularrak egindako legez besteko proposamena euskal administrazioaren instalazio eta eraikin publikoetan kontsumo talde eta sistemen kudeaketa aurrezpen eraginkortasun eta berriztapen energetikoa lortzeko plan bat sustatu beharrari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko lópez de ocariz anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna

eskerrik asko rojo andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria carro jauna zurea da hitza

eguerdi on uneko egoeran eta

energia kontsumitzaile handia ia baliabide naturalik gabekoa eta kanpoarekiko mendekotasun handikoa aurrezpena eta eraginkortasuna gure baliabide energikorik handiena bihurtzen dira

y necesaria eskerrik asko eskerrik asko carro jauna

bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea lehenengo eta behin esatea

guztiek bezalaxe euskal herria bildu ere efizientzia energetikoaren eta aurrezpen energetikoaren alde badagoela

eraikinetan efizientzia energetikoa eta aurrezpen energetikoa aplikatzea baina lehenengo eta behin ñabardura bat egin behar dugu edo lehenengo ñabardura bat efizientzia energetikoa eta aurrezpena

energia kontsumo orokorra murrizten ez badute alegia gakoa ez da fluoreszente bat led batengatik ordezkatzea edo lau kilovatiorekin hamar fluoreszenteri argindarra ematea eta orain lau kilovatio horiek erabiltzea hogeita hamar

hornitzeko argindarraz baizik eta orokorrean kontsumoa murrizteko eta ez dugu ikusten erdibideko honetan inondik inora hori agertzen

era efizientzia baten kontsumitzea baizik eta gero eta gutxiago kontsumitzea energia kontsumitzea

ñabardura bat ere eta horrekin iragartzen dut abstenituko garela puntu honetan guretzako ezin dugu energia efizientziaren aldeko ekimen bat sinatu energia erreforma sustatu duten alderdiekin alegia alderdi popularrarekin eta euzko alderdi jeltzalearekin

ekimen honekin egiten ari zaretena da zuen erantzukizuna

norbanakoari pertsonei edo kasu honetan administrazio publikoei trasladatzea eta guretzako

eredu energetikoan estatu espainolean onartutako energia erreformak gaur egungo eredu energetikoa iraunkortzea helburu duelako

are gehiago esango nuke guztiz kontrakoa gaur egungo eredu zentralizatua

eta bakarra erabiltzen duena ez delako bat ere efiziente ezta eraginkorra gaur egun

garraioan eredu zentralizatu honetan garraioan eta gero distribuzioan ekoiztutako energiaren ehuneko hamara galtzen da hori bai ez dela

gero eta gehiago urrundu energia ekoizpena energia kontsumotik hori da gaur egungo eredu energetikoak egiten duena

eta erreforma energetikoak pp eta pnvk babestu duten erreformak eredu zentralizatu

iraunkortu gura du eredu banandu bat ahalbideratzen duten energia berriztagarriak alboratzen duelako erreforma energetiko honek aurreko urtean alderdi popularrak eta euzko alderdi jeltzaleak

erreforma energetikoak energia ekoizpen eraginkorrena eta efizienteena ezabatzen duelako alegia autokontsumoa ezabatzen duelako

garestituz zerga berezi bat ezartzen delako peaje de respaldo bezala ezagutzen den zerga berezi bat

lehen esan dudan bezalaxe ezin dugu babestu alderdi popularra eta euzko alderdi jeltzalea alegia erreforma energetikoa babestu duten alderdiak energia arloan sinatzen duten ekimen hau

efizientzia energetiko planak ezartzea guretzako momentu honetan makillaje hutsa delako energia eredua errotik aldatzen ez den bitartean eta energia elektrikoaren esparruan
ekoizpen berriztagarri eta banandua ezartzen ez den bitartean eskerrik asko maeztu jauna
erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkariak

ez du hitzik hartzen sozialistak ez du hitzik hartzen eta bai carro jauna zurea da hitza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

hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hamabi bai hogeita bat abstentzio ondorioz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa